arratsalde on guztioi osoko bilkurari ekingo diogu gai zerrendako bostgarren puntua

zerbitzuetarako sarbiderako eskubide subjektiboa bermatzeko ponentzia parlamentario bat eratzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria

legebiltzarreko presidente andrea berriz ere legebiltzarkideok arratsalde on

gizarte zerbitzuetarako sarbiderako eskubide subjektiboa bermatzeko legebiltzar talde bat eratzeari buruz hitz egitera gatoz gaur legebiltzar honetara mila bederatziehun eta laurogeita bian lehen gizarte zerbitzuen legea onartu zenetik ikuspegi

gizarte zerbitzuen arloan eta hainbatetan aipatu dut hau izan ere gizarte zerbitzuen sistema antolatu eta egituratzeko aukera eman dute izan ditugun legeek

herritar guztiek gizarte zerbitzua jasotzeko duten eskubidea sustatzen eta bermatzen eta erantzukizun publikoko gizarte zerbitzuak emateko sistema osatu bat antolatuz gizarte zerbitzuak gure gizartearen ongizatearen beste oinarrietako bat bilakatzeko bidea egin dute

izan dira zailtasun handienak ibilbide honetan zailtasun hauei erantzun nahian

legeak bere garaian legebiltzarrean ordezkaritza zuten talde politiko guztiek aho batez onarturikoa arau esparru berriaren osagai nagusia

gizarte zerbitzuetarako eskubidea eskubide subjektibotzat aldarrikatzea izan zen

erabilera bermatze aldera nahitaez gizarte zerbitzuen euskal sistema eraiki behar dela dio legeak erantzukizun publikokoa modernoa aurreratua eta bermatzailea xedetzat ongizatea duten beste sistema batzuek bezain garatua

kudeaketa eta koordinazio tresna batzuez hornitua eta bere baitan prestazio eta zerbitzuen sare artikulatu bat ezarri antolatu garatu eta sendotzeko egitura bat izango duena

beharrizanei bere izaera eta ezaugarrien arabera erantzuteko sistema bat ezartzea hautatzen zen lege honekin legea honako elementu hauen inguruan antolatzen da zerbitzuen erantzukizun publikoa unibertsaltasuna

eta deszentralizazioa prestazio eta zerbitzuez baliatzeko orduan berdintasuna eta ekitatea

diziplina arteko eta kalitatezko arreta integral eta jarraitua sistemen arteko lankidetza jarduera publiko eta pribatu eta formal eta ez formalean dabiltzanen koordinazioa herritarren parte hartzea gizarte ekimena hori dena

legearen garapena nahi baino mantsoagoa joan da erkidegoan ahaleginak egin badira ere hain aurreratuak eta modernoa den lege honen garapenak ez du izan beharreko abiadura

eta eztabaida askoren ondoren bi mila hamabostean bi mila zortzikoa da legea sistemaren egituratze eta gizarte zerbitzuetako eskubidea subjektiboa bermatzeko funtsezkoa den arau bat onartu zen

ehun eta laurogeita bost barra bi mila hamabost dekretua gizarte zerbitzuen euskal sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroei buruzkoa

hainbat elementu txertatzen ditu zerbitzu eta prestazio ekonomiko bakoitza definitu eta horiek lortzeko baldintza orokorrak eta espezifikoak sistemaren epeak gainditzen denean abenduaren hogeita bostetik aurrera alegia

judizialki eta administratiboki erreklamatzeko duten aukera moldatu zen baita ere gizarte zerbitzuen bi mila hamasei bi mila hemeretzi plan estrategikoa hori ere adostu zen

ahalegina egin badira ere eta horiek onartzen ditut egoera kezkatzeko modukoa da urtean zehar eragile ezberdinek aipatu zuten moduan ba dekretu hori sisteman eskatzen zituen moldaketa eta egokitze prozesuan ematen ari ziren zailtasunen inguruko bere kezkak agerian geratzen ziren behin eta berriro foro desberdinetan

gizarte zerbitzuen inguruan arartekoaren azken txostena ezagutu eta berehala izan ere txosten horrek eragileek azaldu zituzten kezka horiek konfirmatu egin zituzten

gizarte zerbitzuetako eskubidea egikaritzeko udalerrien araberako desberdintasun handiak gizarte zerbitzuetako sarbidearen ahulezia

falta administrazioen arteko deskoordinazioa eudelen baitan dagoen nolabaiteko nora eza egoera aztertu eta bideratzeko denbora eskatu du eudelek berak nora ez hori bideratzeko baliagarri gerta zitekeen garapen normatiboa

gizarte zerbitzuan lanean ari diren gizarte langileen lan baldintzen inguruko kezka

esku hartze modelo falta oinarrizko esku hartze prozedura bat falta zaigu eta ez ditugu beharrezkoak ditugun erreminta eta software informatikoak

bazterketa egoeran dauden pertsonei zuzendutakoak kasu irizpide pribatuekin funtzionatzen ari diren zerbitzuak eta oso oso kezkagarria dena dagozkien eskubideen inguruko herritarren ezjakintasuna jarrai genezakeen zerrendatzen baina ez dut uste orain hori denik asmoa gizarte zerbitzuaren sistemak lehen mailara igotzeko pausu handia eman behar zuen abenduan

baina askotan gertatzen den bezala papera eta errealitatearen artean alde handia dago eta kasu honetan alde hori kilometrikoa da funtsean egun

ez da errespetatzen eta gizarte zerbitzuek jasotzeko eskubide subjektiboa ez dago bermatua jaurlaritzari dagokio lidergo eta koordinazio funtzioetan gabezi

eta gizarte zerbitzuen arloko politikak lehentasun bilakatzeko eta aurrekontuetan behar duten lehentasuna emateko eragozpenak argiak dira eta baita gizarte zerbitzuak garatzea bermatuko luketen

falta gizarte zerbitzuen sistemak behar besteko babes politikorik ez duela ondorioztatu dezakegu

esaten dut zeren bakoitzak izan dituen arduretatik hitz egiten dut

bi urte gehiago behar omen dituztela euskal erakundeek gizarte zerbitzuen legeak esandakoa betetzeko zortzi urte eta gero beste bi hamar dira horiek gurean baina zaintza eta babes beharrek gora egiten dute jende artearen ezaugarriengatik batetik eta pobrezia eta bazterketa kasuak gora egiten dutelako

bere kideak babestu eta zaintzeko obligazioa duela eta lan horretan funtsezkoa da euskal gizarte zerbitzuen sistema sendo izatea ezin dugu inolako luzapenik onartu honetan eskubideen alorrean moratoriak ez dira zilegi are gutxiago behar gehien dituzten pertsonen

egoera bideratzeko denen parte hartzea beharrezkoa izango da gizarte zerbitzuen sistema unibertsala izan dadin eta eskubidea bermatu dadin guztien lankidetza behar dugu

arartekoaren eta gai hauetan arituak eta adituak direnen gomendioei jarraituz beharrezkoa da gizarte zerbitzuaren legearen zenbait atal

eskaintzen diren zerbitzuak eta zerbitzuen mapa egokitu eta gaurkotzea karterak eskatzen duen garapen normatiboa bultzatzea finantzaketa modelo egokia definitzea gizarte esku hartze modeloa definitzea

eman eta euskal erakunde lidergo hori bere gain hartzea

hiritarrei bere eskubideen berri ematea funtsezkoa da bere eskubideen kontzientzia har dezaten finean beste elementu batzuen gainean antolatutako

egikaritzea posible egingo duen etorkizuneko estrategia batera salto egitea ezinbestekoa da momentu honetan horretarako eztabaidatu eta lankidetzan

eta gaur eztabaidatzen dugun ekimen honekin gure kezka adierazi nahi dugu euskal gizarte zerbitzuen sistemaren egungo egoeraren aurrean eta horregatik proposatzen genuen legebiltzar talde bat eratzea egungo egoeraren diagnostiko zehatzetik abiatuta

berme guztiekin egikaritzeko neurriak planteatu eztabaidatu eta proposatzeko elkarrekin erakunde guztien eta hainbat eragilearen partehartzea bermatuz

jasotzeko elkarrekin podemoseko kideek bat egin dute eskari honekin baina itxuraz ponentzia honek ez du legebiltzarrean dauden beste taldeen babesa jasoko pena da guk adostasunetik

eta egoeraren ardura konpartitutik heldu nahi geniolako eztabaidari baina izango dugu bidea seguruenik aurrerantzean ere

eztabaida hau nik uste dut ezingo dela ekidin batean edo bestean bi mila hamazazpiko lehen sei hilabeteko horretan tokatzen da plan estrategikoaren ebaluazioa

partekatuko dela eta publiko egin duzuen planen eta

agertzen da gizarte zerbitzuen plan estrategiko bat

hala ere pentsatzen dut maila horretan ere aurkitu egin beharko garela eta eztabaidan aritu egin beharko dela eta gure asmoa zentzu honetan aipatu genion artola zabala andreari ere eta behin baino gehiagotan aipatu dugu hemen ere zen gai hauetan pertsonak erdian jartzen dituen gai hauen inguruan ba gure asmoa elkarlanean aritzea dela baina elkarlanean eztabaida zintzotik bakoitzaren arduretatik izan dituenak eta dituenetatik eta akordioak bilatzeko asmo horretan eta uste dugu horretan errealitatea makilatzea eta ezkutatzea ez dela

eta batzuetan errealitate horiek gehiegi makilatzeak

euskal oasia oraindik espejismoa da gai hauetan eta

bizi gara eta errentatik bizi dira momentu honetan euskal erakunde horietako asko

antolatua badago egia da askotan esaten den bezala zerbitzuak badirela zerbitzu horietako asko eta honetan arituak zaretenok badakizue oso ondo ez daude legeak ezartzen dituen irizpideetan eta printzipioetan eta antolaketa sistema

dituen printzipioekin antolatuta beraz honetan ekiteko

eta bestela ba guk ere eztabaidarako bide horiek

eskerrik asko eskerrik asko kortajarena andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos guanche andrea zurea da hitza

kaixo guztioi eskerrik asko lehendakaria mahai kideak

baina denborak aurrera egin ahala eta hainbat jardunbideren ondorioz lege hori

hain konplexua eta garrantzitsua den gai bati buruz hitz egin ahal izateko gizarte zerbitzuen euskal sistemaren hedapenaren egoeraren laburpen zehatz bat izan beharko genuke eta hori zuek baino ezin duzue egin gobernutik

eskerrik asko guanche anderea zuzenketarik aurkeztu ez dituzten taldetara pasatuz euskal talde popularra garrido anderea zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideok arratsalde on tribuna honetara igotzen naiz alderdi popularraren jarrera adierazteko eh bilduren proposamenaren gainean

ematen dituen eskubideen erabilera subjektiboa bermatzearekin batera betetzea eskatzen da

zerbitzu sozialei buruzko lehenengo legea mila bederatziehun eta laurogeita bikoa da esan den moduan hemen bigarrena mila bederatziehun eta laurogeita hamasei legea etorri zen eta gero azken legea

abenduaren bostekoa da legealdi aldaketa sozialetara eta errealitatera egokitzeko asmoz aprobatu zen lege hau

ebazpen bat edo txosten bat aurkeztu zuen orain ez dela asko eta hemen zerbitzu sozialen gabeziak argi eta garbi

nola informazio gutxiegi ematen dela eta indikadoreak ez direla nahikoak legea ez dela behar den moduan garatu eta beste gauza batzuk esaten du nola ez dagoen eredu bat amankomunean lehenengo arretan eta zailtasunak daudela

zerbitzu batzuk eta zehatzak bermatzeko baina arartekoaren txostenean agertzen den gauza zehatza da da finantzazioaren kontua

eta bereziki foru aldundientzat eta udalentzat finantzazioaren falta edo errekurtso ekonomikoen falta efectivamente como ha señalado aquí

eskerrik asko legebiltzarburu andrea gizarte zerbitzuetarako sarbiderako eskubide subjektiboa bermatzeko legebiltzar lan talde bat eratzeari buruzko eh bilduk aurkeztutako legez besteko proposamena dugu eztabaidagarri euzko abertzaleak taldeak ez zion zuzenketarik aurkeztu ekimenari ez dugulako lan talde horren behar izanik inondik inora ikusten hamabi

bermatzen ditu eskubide subjektiboak legez

beraz zertarako legebiltzar lan taldea berriz martxan ipintzea bi mila zortzian legea onartu baino lehen legebiltzar lan taldea eratu zen eta lanean buru belarri jardun zuen eta gaur hemen ordezkatuta gauden talde guztiek parte hartu ahal izan genuen

baina hemen adostasunak amaitzen dira kortajarena andrea legea ez zen aho batez onartu eta esango dizut zein taldeek

ezker abertzaleko bost kideek ezezko borobila

eta orduan aralarreko kide bakarrak abstentzioa orain eh bildun daudenak beste talde guztiek baiezko botoa eman zioten eta horregatik aurrera irten zen errepasatu bilkura egunkaria

ongi etorriak beti bezala berandu bada ere legearen onurak aitortzera oinarrizko ekimenean

osorik erabiltzen dira legea goraipatzeko besteak beste gizarte zerbitzuen erakunde arteko organoaren sorrera eta parrafo horrek diotenarekin guztiz ados gaude guk legearen onurak lehenengo momentutik ikusi genituen eta horregatik baiezko botoa eman genion es cierto como han dicho también otras

legeak berak eta garatzen duen araudiak bermatzen baitu arartekoaren gizarte zerbitzuen egoeraren inguruko txostenaren inguruan

egon lasai hitz egingo dugu agerraldia dugunean horregatik ez nuen nahi gai honetan sartu nahi baina bakarrik gauza pare bat esango dizkiot guanche andreari zeren bere bueno lehen zati horretan nahiko parte

erdibidekoari babesik emango eskerrik asko eskerrik asko
andrea erantzunen txandara pasatuz kortajarena andrea zurea da hitza

arregi andreak legearen onurak defendatzera nik lege honen onurak defendatu ditut aspalditik aspalditik oso aspalditik eta lankidetzan ibili naiz gai hauen eta dekretuan markatzen dituen ekipoekin

gaur egun dagoen lantaldearekin eta bai bizkaiko foru aldundian gaur egun dagoen lantaldearekin biekin nik ez dut inolako konplexurik esateko

eta nire hitzartze guztietan hemen eta kanpoan egon direnetan onartu dut hori hori argi geratzeko eta lankidetzarako eta karteraren desarroilorako beti izan dut borondate erabatekoa

zuek aipatu dituzuen gauza guzti horiek oso ondo daudelako legeak paperean oso ondo definitzen dituelako markoak oso marko potenteak dira

baina ez direlako betetzen eta gaur egun zailtasun handiak daudelako maila horretan eta oraindik definitzeko bide asko daudelako adibidez arabako kasua aipatu du guanche andreak eta zuk ere ekarri duzu hona eta arabako kasuan ere ikusten da

ezaugarri arabak berak ere planteatzen zuela modeloaren inguruko eztabaida bat eman behar zela hori

hori zuen deklarazioetan azaltzen da erreflexio bat planteatu beharko dela eta arabako mapa uztailean aprobatu zen noiz aprobatu zen ba artolazabal andrea mapa uztailean

denbora gutxi mapa aprobatu eta zerbitzu guztiak martxan jartzeko nire iritziz guk hemen planteatzen genuena zen eztabaida irekitzea uste dugulako

behin eta berriro aipatuko dut hori baina asmo horiek gauzatu egin behar direlako

gauza normaletan eta gaur egun kontsolidatuak dauden zerbitzu batzuk daude eta beste batzuk ez daude kontsolidatuak

gipuzkoan ez daudenak eta araban beste hainbeste eta desberdintasun handiak daude herri batean bizi edo bestean bizi desberdintasun handiak daude

eragile asko eta administrazioan ari diren askok zailtasun handiak dituzte oraindik karterak

eta gure asmoa zen ponentzia honekin guzti horri elkarrekin heltzeko eta ez da tutela asmo bat sánchez andrea ez da tutela asmo bat nahiz eta zuek behin eta berriro errepikatu elkarlanerako formula bat da ez zaizue gustatzen

beste era bat elkarrizketa hori eman dadin zeren eta arartekoaren agerraldia aipatu du arregi andreak

artolazabal andrearen agerraldia ere eskatu dugu zehatz eta mehatz esplikatzeko zein egoeratan dagoen lurralde guzti hori eta egingo dugu bidea egingo dugu bide hori

baina ezin duguna onartu da esatea dena ondo dagoela berdin duela zerbitzuak zeinek prestatu hori da egiten den engainuetako bat esaten zaio hiritarrari ez hiritarrak jasoko du zerbitzua berdin berdin berdin du zeinek prestatu ez

nola eta zein modutan eskaintzen den zerbitzu hori marko normatibo bat dago eta momentu honetan tokatzen dena gloria sánchezek esaten zuen bezala zen zerbitzuak

eta ez dagoenari izena aldatu eta dagoen berdinarekin jarraitzea ez egin behar dena da marko horrek markatutako bidean lan egitea eta tokatzen zaigu lan egitea elkarrekin ez dago besterik

eta leku desberdinetan baina ardura berdinekin eta kalteak berdinentzako gehien behar dutenen horientzako eskerrik asko

eskerrik asko guanche anderea euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

interbentzioan aipatu dut nola gai honetan gabeziak daudela eta arartekoaren txostenean bertan agertzen direla

irakurri ondoren eta gomendioak irakurtzen baditugu ez dut ikusi eta ondo irakurri dut

berriz ikusi dut instituzio bakoitzak eta bereziki udaletxeek behar dituzte errekurtso nahikoak bere eskumenak garatzeko hori bai ikusi dut hemen gomendioetan eta arartekoak egindako gomendioetan

soluzioak ekartzeko egin behar ditugu egin behar ditugun debateak eta horrexegatik lehen aipatzen nuen nola gero eztabaidatuko dugu aportazioaren legeari buruz

eta nik uste dut hor aukera nabarmena duzue bai podemos taldeak eta bai eh bildu taldeak proposamen

eskerrik asko garrido anderea euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

elkarrekin podemos ha presentado en esta iniciativa nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

legebiltzar buru andrea begiratu gauzak hobetzeko eta elkarrizketarako prest gaudela

berdinarekin baina ekimenean eskatzen duzuena da ponentzia hori sortzea gizarte zerbitzuetarako sarbiderako eskubide subjektiboak bermatzeko eta guk hori ez dugu ikusten zeren eskubide subjektiboa bermatuta dagoelako legean beste gauza bat da zelan hori bueno garatzen den edo noraino heldu ahal garen orain zorroarekin eta ezberdintasun dagoen eta arartekoaren inguruko eztabaida hori ere bai hemen egin dena gauza pare bat bakarrik

jarrera horretaz eta lehenengo momentutik horrela izan dela esan duzu eta ez duzula inolako arazorik hori aitortzeko pozten naiz baina ni ez naiz zurekin hitz egiten egon

eh bilduko kide moduan eta egia da ezker abertzaleak eab orduan ezezko borobila eman ziola

ezker abertzaleko bozkideek bai eta aralarrekoak abstentzioa horrela izan zen bai edo ez horrela izan zen bai eta bigarren gauza arartekoa

zelan teknikari eta pertsona askok parte hartu dutela arartekoaren txosten horretan euren iritziak ematen bai gustatuko litzaiguke jakitea eta pixka bat bai erlazionatuta dago aurreko puntuarekin

edo noren izenean hitz egiten zuten euren lan egiten ari diren erakundeen izenean edo euren jarrera pertsonalak diren

eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duen erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskal autonomia erkidegoan etxeko langileen eskubideak bermatzeko neurriei buruz eztabaida

ordezkaria den arana andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko eskerrik asko arana andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

mila esker arratsalde on guztioi ia sei urte pasatu dira

egin zenetik askok aipatu dituzue bertan ateratako hainbat eta hainbat datu garai horretan ia laurogeita hamar mila langileko zentsua osatu zen eta hauek

egiten zuten lan langile hauen gehiengo oso altu bat ehuneko laurogeita hamabosta emakumeek osatzen dute ze kasualitatea ezta

ez dugu etxeko lanetan ari direnen baldintza familiarrek nolako egoera bizi duten aztertu bai ordea haiek kontratatzen dituzten familien kasua beraz goazen datuetara etxeko lanetan

emakumeen ehuneko hirurogeita bat koma zazpia etxeko langilerik kontrataturik ez daukatenean

ordea ehuneko berrogeita biak egiten ditu etxeko lanak gizonezkoen edo etxeko biek lan hauek

burutzen dituztenean aldaketa ez da hain nabarmena eta ez da ehuneko hogeira heltzen bide batez familia homosexualak

kontuan hartu ziren ikerketa honetan ambos jartzen du zalantza sortu zait emakume batzuen ongizatea beste batzuen lan baldintzen gainean ez ote gara jartzen ibiliko argi dago ez dugula kontratatzen dutenen bizkar gainean jarriko sistemak berak

hain zuzen sistemari berari oso merke eta interesgarri ateratzen baitzaio

eta poltsiko gainean jartzea sistemaz ari naizenean noski ez dut estratosferara edo ikusi eta ukitu ezin den mamuaren mentzioa egiten

gobernuan jaurlaritzan hartzen diren murrizketa neurri edo adineko pertsonen zentroen egoerari egiten diot erreferentzia besteak beste honetaz ari garela

eta elkartasun goxoa bidali nahi diegu zaila izaten ari da baina erabiltzaileen

musu handi bana kaletik lau pareta hauek zeharkatu eta haien ahots eta eskariak ekarriko ditugu hil honen bederatziko osoko bilkurara

bai jendarte honek arazo sakon bat du zaintzarekin arazo sakon bat du emakumeok lan mundura sarrera egitearekin batera

noski ez diot ardura hau emakumeei ezartzen ezta gutxiago ere

eguneroko lan horiek non nola nork garatuko zituen erabaki gabe egin genuen aurrera jendarte bezala aurrera edo

noski baloratzen ez genituelako eta baloratu gabe jarraitzen dugulako pertsonala eta etxearen intimitatean

baina ez alde batetik erantzun nahi diot pertsonala politikoa dela eta intimotik gutxi duela jendartea sostengatzen duen

oso ondo adierazten duen moduan arazoaren konponketa espazio guztiz ikusezin eta prekarizatura eramatean datza daukagun erantzun bakarra

publikoon ardura ere bada pertsonak zaintzea pertsona guztiak dugu zainduak izateko eskubidea zaindu nahi dugun erabakitzeko eskubidea

bizi kalitatea hobetzeko zaintza partekatzeko orain arte ez bezala eta ikusten genuen moduan

beharrezkoa da etxeko lanei eta zaintza lanei balio soziala aitortzea

benetako zor soziala emakumeekin daukagu historikoki pertsonen dependentzia eta zaintza beharrei erantzuteagatik hitz egin dezagun

etxeko langileen sektorea oso lanbide ezberdinetan aritzen diren pertsonez osatutako kolektiboa da etxeko garbiketa eta mantenuan aritzen diren pertsonetatik

haur eta nagusien zaintzaraino doazen zerbitzu ezberdinetan aritzen dira pertsona hauek askotan lan ezberdinak garatu behar dituztelarik

etxeko garbiketarekin zerikusia duen lanak dira hobekien ordainduak direnak ehuneko zazpi koma hogeita hamaika euro ordua

ehuneko bost koma berrogeita hamaika euro ordua azken lan hauetan ari dira langileen gehiengoa etxeko langileen elkartearen datuen arabera

haien hitzetan honek jendarte mailan daukagun arazoa etxeko langileekin konpontzen ari garela erakusten du administrazioak hartu beharko lituzke bere ardurapean pertsona hauen beharrak baina egungo eredua merkeago ateratzen zaionez ez dugu inolako mugimendurik egiten egoera hau desblokeatzeko etxeko langileen elkarteei entzuten jartzen bagara llanos andreak egin duen bezala

langabezia prestazioa izatea eskatzen dute lan istripuak aitortzea azken hau bi mila hamaikako legean barnebildua izan zen bai baina

ez dira ganorazko baldintzak jarri hau gauzatu ahal izateko badakigulako llanos andreak adierazi duen moduan ere paperak asko jaso dezakeela baina hau garatzeko baldintza ekonomiko eta administratiboak martxan jartzen ez baldin baditugu

gaurko egunean etxeko langileen elkarteak bere taldeak egiten dituen arreta zerbitzu eta asanbladetara hurbiltzen diren pertsonekin

eta arazo hauek sendotzen dituzten datuak emateaz gain

eman nahi nituen horietako batzuk jada adieraziak izan direnak eta

azpimarratu nahiko nuke hirurogei ordutik gorako lan egunetan langileen gehiengoa ari direla eta horretaz gain azpimarratu nahiko nuke hirurogeita bat hirurogeita hamar ordu ratio horretan langileen ehuneko hogeita bata aritzen dela hirurogeita hamaika laurogei ordu arteko ratioan ehuneko hogeita bia aritzen dela eta laurogeita bat laurogeita hamar ordu artean ehuneko

ikaragarriak eta beldurgarriak badirela eta askoz datu gehiago eman dituzte eta eskerrak eman behar dizkiogu elkarteari egiten duen lanagatik

agian asesoria publiko izan beharko lukeen beregain hartzen dutelako hemen ere aurreko legegintzaldian hainbat erabaki eta adostasun lortu genituen gaiaren inguruan eta beste hainbat eskubide eta eskaera

honetaz ari garela osalanen etxeko lanaren osasun gida bat egitea adostu zen pasaden legegintzaldian eta erdibideko zuzenketa adostu dugun hirugarren puntuak hain zuzen honi jarraipena egitea eta sakontzen jarraitzea eskatuko du ikusezintasun mahai gainean jartzeko garaia da eta horretarako beharrezkoak dira datuak kuantifikatu ahal izateko zein den langileen egoera zein den kontratatzaileen egoera nolako baldintzetan aurkitzen diren langileak familiak baina ez dugu ahaztu behar

ez dugula etxeko langileez hitz egin behar besteei buruz hitz egin behar etxeko lanen zaintza lanen inguruan hitz egin behar dugu nodo de vulneración

lehendakari sailburuak legebiltzarkideok arratsalde on denoi elkarrekin podemosek aurkeztutako legezbesteko

bat eztabaidatzen ari gara gaur euskadiko etxeko langileen eskubideak bermatzeko neurriei buruz etxeko langileek historian zehar egindako lana kalifikatu beharko banu bi adjektibo erabiliko nituzke

beste lan batzuk baloratzen ditugunean ez da zalantzan

beren aitortza ez da gauza bera gertatzen etxeko langileekin asko

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos arana anderea zurea da hitza

eskerrik asko arana anderea euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea eh bildu etxebarrieta andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea zuk lehen erabili duzun termino berdina erabiliko dut sin que sirva de precedente

gauzekin guk eh bildutik ere adierazten dugu hau lehen urrats bat dela ez da zerogarren urrats bat hain zuzen lehenagotik lanak egin direlako eta horiek

baina oso argi daukagu hemen gauza asko egin daitezkeela eta horren bidean hona ekarri beharko ditugula

honetan aurrera egiteko hemendik ere egin daitekeelako hara ez dakit nora begiratzen

nik ez dut uste hau minimoen akordio bat denik edo hutsaren hurrengo akordio bat denik uste dugu garrantzitsua dela nolabait gauzak pausatuki egitea horrelako bide anbizioso bat hartzeko hain zuzen jendarte

honetan errotiko aldaketa bat eskatzen du eta honek lotura edo oso oso handia dauka horrekin guztiarekin eta lehen adierazi duzun moduan arana andrea hau ez da erreditorik ateratzeko jendearen bizitzak

bide bat urratzea da eta gehituko nioke jendartearen osasuna hobetzeko bide bat badela horretaz gain nik bakarrik geratzen naiz esateko puntuka bozkatzearen kontuarekin ez daukagu inolako arazorik eta

gehitzeko sánchez andreak egin dituen egin duen hitzartzearen inguruan

edozein langile bezala tratatuak izan daitezela da hemen eskatzen ari garena

urtean oraindik horrelako gauzak eskatzen ibili behar izatea ez baina bueno espero dezagun ea

ez dadin izan hurrengoan berriz jarraitu dezagun esaten aurrekoan jada esan genuen moduan bide honetan jarraituko dugu ez espero dezagun beraz benetan urrats sendoak ematen hasi edo jarrai dezagun

aiartza jaunak ondo adierazi du infrabaloratuta eta ikusezina den lanbide bat dela honakoa eta hain zuzen horretarako behar dugu diagnostiko bat eta gaineratuko nuke ere horretarako

jaurlaritza legebiltzar bezala hausnarketa bat ere bai eskatzen duela nolako garrantzia ematen diogun guk

zein toki daukaten legebiltzar honetan zaintza lanek

begiratzeko bide bat izan daitekeela beraz

kapazitatea eta aukera badaukagula eta amaitu nahiko nuke

eta hain zuzen lan handia egiten dutelako hainbeste aipatu ditugun bizkaiko etxeko langileen elkarteko kide baten hitzekin

esan zuen nola zainduko genuke etxeko langilerik gabe

mila esker eskerrik asko etxebarrieta andrea eukal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna eztabaida amaituta

ulertu dudanez inor ez dago aurka puntuka bozkatzeko

hirugarren puntuak bozkatu dezakegu

jarraian bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bederatzi abstentzio beraz hirugarren puntua ere onartuta geratu da gai zerrendako zazpigarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko damborenea jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria pinedo anderea

bai arratsalde on arratsalde on guztioi gaurko honetan alderdi popularrak ekarpen legearen inguruko eztabaida ekarri du eztabaida hona dator pasa den abenduaren hamaseirako ez zelako legea aurkeztu

dirubideen kontseiluaren otsaileko bileran legea data horretarako egongo zela adostu zuten aldundiek eta jaurlaritzak egia da

aspaldi egon behar zela berritua bi mila hamaika urtetik alegia bi mila hamazazpian beste hurrengo lege bat izan beharko genukeen indarrean baina hor gaude bi mila seian onartutako legea aplikatzen

hemen presente dugun azpiazu sailburuak hiru arrazoi nagusi jarri zituen mahai gainean bat

erakunde bakoitzaren eskumenak eta finantza beharrak aztertzeko lantalde bat sortu behar da eta talde horrek

oinarritzeko bi legealdia duela gutxi jarri dela martxan eta hiru espainiako gobernuarekin hasi direla negoziazioak kupoaren legea berritzeko eta horrek nahitaezko eragina izango lukeen elementua dela arrazoi hauetatik esango genuke edo esango nuke nik gutxienez daukala pisua beste biak nolabait ezagunak zirelako jada otsailean lehenengo arrazoi hori toki erakundeen legearen lehenengo xedapen gehigarrian dago

guretzat funtsezkoa delako toki erakundeek finantzaketa egokia dutela ziurtatzea hauek direlako herritarrek gertuago duten

azterketa hori egiteko urtebeteko epea dagoela hau da bi mila hamazazpi urte honetako

epea dago txosten hori egiteko gero bai eperik ahalik eta laburrenean

martxan jarri beharko dira arau testu berrian sartu daitezen aipatutako azterketaren emaitzetan oinarrituta beharrezkoak diren xedapenak bai eta udalek

lege honetan jasotzen diren aldaketa guztiak banaketa horizontaleko eredua eta lurralde historiko bakoitzaren ekarpenaren koefiziente horizontalak

aipatutako baliabideen banaketa horizontalean gerta daitezkeen desorekak

mekanismoetan ez da gauza berria erakundeen eskumenen eta bakoitzaren finantza beharren inguruko eztabaida hau eaeko barne antolakuntzaren eztabaidaren muinean

ezin dugu ahaztu ekarpen legea lurralde historikoen legearen ondorio zuzena dela eta denok dakigu lege hori eta bere irakurketaren

gure proposamena hor daukazue eta hori da legea ekar dezala gobernuak legebiltzarrera herri dirubideen kontseiluan adostu ostean eta besteak beste zerbitzu sozialen bai damborenea jauna zerbitzu sozialen euskal sistemaren finantzazio egoki eta nahikoa bermatu dezan azken atal hau eh bildurentzat oinarrizkoa da

zerbitzu sozial duinak eta udalak direlako herritarrengan gertuen dauden instituzioak diru gauzataz ari garenean

argudioak aurkitzea eta agerikoa da egon badaudela are gehiago baliabideak eskasak direnean hasta la fecha

gertatzen da alde batetik banaketa zalantzan jartzea administrazio konkretu batzuentzat baliabide gehiago eskatzeko udalak eta aldundiak

eskatzea hori da ppk aldarrikatzen duena eta ez du aldarrikatzen

ez nahiz eta hori idazten duen eta gaur hemen behin eta berriro aldarrikatu duen aldarrikatzen du politikoki instituzio komunen izaera ahultzeko ez dago besterik alderdi popularrean alderdi popularrak

indarrean jarri izan dituen alderdiak azken finean gizartearen eskubide sozialen kontrako jokaera tematia izan duen alderdiak bere proposamenean zerbitzu sozialen finantzazioaz kezka azaltzea

bat egingo horrelako argudio hutsalak erabiltzen dituztenekin ez dugu guk bat egingo lurralde historikoen arteko liskarra berotu nahi dutenekin ez dugu guk bat egingo

eta gure burujabetza kudeatzeko beharrekoak diren amankomuneko instituzioak ahultzea

gure jarrera argia da eta jada azaldu dut ekarpen lege berri bat behar dugu herri ikuspegia duen ekarpen legea lege orekatu bat

indarrean jartzeko horretan egon beharko gara denak guzti guztiak eta espero dugu benetan herri dirubideen kontseiluan partaide diren guztien
ahotsa entzutea eta kontutan hartzea eskerrik asko eskerrik asko pinedo

en el reparto de recursos eskerrik asko castelo andrea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria bollain jauna zurea da hitza

guztioi gaur hemen esan den moduan euskal autonomia erkidegoko ekarpen legearen berritze bati buruz

elkarrekin podemosetik nahita nahi ezkoa ikusten dugu lege honen berritze bat

aurrekoek esan duten moduan bi mila seitik

eskerrik asko bollain jauna euzko abertzaleak gorospe anderea zurea da hitza

arrasti on lehendakari sailburu

guk ere legez besteko proposamena aurkeztu zenean

ez zela momentua eztabaida hori egiteko hortik

aurkeztutako zioaren ideia nagusiak

planteatzen dituzun ideia nagusiak alde batetik ekarpenen legeak urte asko daramatzala ia luzatuta beste alderdi politikoen ordezkariek esan duten moduan

eta legea indarrean dagoen urteetan desoreka garrantzitsuak sortu izan direla lehenengotik hasiko naiz egia da zuk diozun moduan

legeak hainbat urte daramatzala luzatuta baina ahaztu

ez dela kontua bakarrik udalek euren iritzia ematea legeak berak eta irakurri

bere lehenengo xedapen iraunkorrean dio urtebeteko epean aurkeztuko dela eskumenen azterketa bat eta horren arabera gero ekarpenen legea egingo dela eta bien bitartean bigarren

bien bitartean ez da iritsia luzatuko dela indarrean dagoen ekarpenen legea luzatuko dela eta gero

txosten horretako ondorioak hain justu esaten du indarrean mantenduko dira baliabideen banaketarako eta foru aldundiak euskal autonomia erkidegorako ezarritakoak ahalik eta

jasotzen duen eskumen propioei buruzkoa beraz momentu honetan

bigarrenik zerbitzu eta prestazio berriak aipatzen izan dituzu

zerbitzu sozialen esparruan lege berria dagoelako eta bai gizarte zerbitzuen kartera ezartzen duen dekretua aipatuta eta udal legea baina nik uste dut garrantzitsua dela kontutan hartzea eta uztea

lasaitasunez eskumenen esparru bakoitzean bakoitzari dagozkion eskumenak zeintzuk diren eta zenbat da kostatzen dena ezin dugu ahaztu eta

daigun lan egiten duten pertsonek

analisiak egingo direla datuak ipiniko dituztela mahai gainean eta horren arabera erabakian hartuko direla

udal eta foru arduradunen erakundeen artean baina egia da baita esate baterako adibide arin bat ipintzearren

bi mila hamabian jaurlaritzak laurehun eta hamabost milioi erabili bazituen bi mila hamaseian exekutatutakoa laurehun eta laurogeita hamabost milioi bueltan izango dela hau da laurogei milioi gehiagoko beharrizana daukala diru sarrerak bermatzeko errenta finantzatu ahal izateko eta hori ere ganbara honetan

hori adibide bat ipintzearren nik uste dut itxi behar dugula konfiantza izan behar dugula

aukera eta eztabaidatzeko momentua izango da legea indarrean dagoen urteetan desoreka garrantzitsuak izan direla

ikusiko dugu ez da hain erraza hori horrela baieztatzea hemen daukat

jaunak arabako batzar nagusietan esandakoa galdera bat egiten zuen arabako batzar nagusietan eta

momentuan dauden zirkunstantziak eta gero ondorioak atera

lehenengoan eskatzen duzu legea ekartzea guk uste dugu hori legeak agintzen du berez

zuek diozue herri dirubideen euskal kontseiluak onartu eta jarraian etorri daitela hori obietate bat da legeak agintzen du eta berez ez dago zertan berriro ganbara honetatik agindu

ondo ekarpenen legean udalek ez daukatela koefizienterik aldundiek bakarrik baina ulertzen dut ekimenean esan gura dena

edozein kasutan ekarpenen legeak

esan den moduan eta segurtasuna eta hezkuntza eta osasun arloa eta ekonomia berpizteko politikak ez dira guzti horrek kontutan hartu behar

eskumen guztiak dira erakunde ezberdinen eskumen guztiak ez bakar bat eta ez da ekarpenen legea horretan sartu behar

aurrekontuen bitartez jartzen dira aurrekontuen proiektua etorriko da

hirugarrenik esaten izan duzu subsanar evidentes errores nire ustez zuen

eta ez dugu babesten eta bildurenean ere zerbitzu sozialen finantzazioa aipatzen izan duzu eta guk uste dugu horretan mantendu behar dugula ekarpenen legeak eskumen guztiak hartu behar dituela aintzakotzat garrantzia guztiei eman eta ez lehenetsi bat
beste guztien gainetik beste barik eskerrik asko eskerrik asko gorospe
erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularra damborenea jaunak dauka hitza

andrea euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

desde luego con muy poco rigor técnico eskerrik asko castelo anderea elkarrekin podemosen ordezkaria bollain jauna

esan duzu konfiantza konfiantza bai konfiantza eduki nahi dugu baina lehenbailehen mesedez

denbora bat eta uste dut berritze denbora heldu dela

eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna amaitzeko

legebiltzar buru anderea hemendik jesarlekutik bertatik

txandan aukera izan dugu guztiok esateko aurreko urteetan kontseiluan egon dira lanean aldatzeko

beste lege bat onartu zuen pasa den urtean gu izan gara lege hori

ekarpenen lege berria egiteko orduan hori ere kontutan hartu behar dugu damborenea jauna

baina azken batean diru sarrerak bermatzeko errenta be eskubide subjektiboa da udal eta foru esparruko erakundeek eskaini behar izango duten eskaini behar duten beste zerbitzu eta prestazioen modukoa eta badiostazu zuek diru sarrerak bermatzeko errentak hemen aldatu al duzue hori zuen aukeran da

horretan edozer zerbitzu eta prestazio aldatzeko aukera egongo litzateke amaitu gura nuke azpiazu sailburuak

erakundeen arteko adostasunean oinarrituta eta datozen urteotako beharrei erantzuteko finantza nahikotasuna bermatuko duena hori da guk gura duguna finantza nahikotasuna bermatuko duena izan dadila egonkortasun eredu bat bilatu behar da

kontuan hartuko dituena eta hau gogoratuta sailburuak esaten ziguna gogoratuta nik gehituko nizkion

talde ezberdinetako ordezkariei herri ikuspuntutik aurrera ekiteko eta herri ikuspuntutik guztiontzako eta erakunde guztiontzat mesedegarri izango den ekarpenen lege bat onartu dezagula eta horretarako jarrera baikorra eduki dezagula eskerrik asko

legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa

ez da onartu jarraian deklarazio instituzional bat irakurriko dut oso luzea da

elkarteak jasandako erasoen aurrean eusko legebiltzarraren adierazpen instituzionala

legebiltzar honek transexualitate egoeran dauden haurren helduen zein ingurune hurbilaren

gainera oztopo guztien gainetik elkarteak egiten duen lana goraipatu eta txalotu nahi du

bizi baldintzak hobetzeko eta beraien eskubideak bermatuak izateko lan egingo duela jakinarazten du

transexualitatearen legearen garapenean eskoletako programen sakontzean herrietako trebatze eskoletan aurrera urratsak ematen jarraituko duela adierazi